puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena pentsiodun eta langabetuek botiken

eraginik ez izateko bermeei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi hamasei barra bi mila hamabi errege dekretu famatua onartu zen egunera arte

ez zuten ezer ordaintzen behar zituzten botikak eskuratzeko guk behintzat ez dugu zalantzan jartzen pentsiodunek bermatuta eduki beharko luketela

ordaindu dutelako aldiz aipatutako errege dekretua onartu ostean

gizarte segurantzaren babes sistematik eta enpresa farmazeutikoek merkatuan ezarritako prezioaren ehun ordaintzera pasatu ziren pasatu dira halaber gainerako botikengatik edota beste osasun produktu batzuengatik farmazia prezioaren

eta madrilgo gobernuak utzitako oparitxo hau defendatzeko asmoz

erabiltzen du gai honen inguruan eztabaidatu dugun bakoitzean

ppk esaten du osasun sistema kolokan zegoela eta sistema honen

bermatze aldera beste erremediorik ez zegoela hau da derrigorrez hartu behar izan zutela erabaki hau derrigorrez onartu behar izan zutela dekretu hau eta derrigorrez

doakotasunarekin espainiar erresumaren jasangarritasunaren porrota ekiditeko eh bilduk argi du osasun arreta gizarte zerbitzuak hau da gizarte kohesioa bermatzen duen edozein sistema publiko inoiz ez dela dianan jarri behar batez ere pertsona ahulenak eta zaurgarrienak kaltetuak ateratzen badira berrordainketa honek unibertsaltasuna eta berdintasuna ekiditen du

osasun arreta eros ahalmenaren menpean utzita pentsio baxuenak dituzten pertsonak dira osasun arazo gehien eta larrienak dituztenak eta murrizketa neurriek ahuldu egiten dituzte gaixotasunaren aurrean

hamazazpi barra bi mila hamairu dekretua azaroaren hemeretzikoa onartu zuen

agindutako tratamendu medikuak betetzea errazteko laguntzak arautzen dituena dekretu honen bitartez osasun sailak gizarte segurantzan pentsiodun gisa aseguratuta dauden artean urtean

diru sarrerak dituztenei hain zuzen itzuli egingo zaizkie dagokion deialdian zehaztuko aldian

gauza bera gertatzen da langabezia egoera legalean dauden eta langabezia

jasotzen ez duten pertsonekin kontua da hiru urte hauetan nabarmendu dugula dekretu horren hasierako planteamendua eta ez direla bete espero zen bezala behintzat gastu horiek konpentsatzeko aurrekontuan agertzen den diru lerroa esate baterako inoiz ez da agortu eta hori zenbait faktoreen ondorioz gertatu da adibidez

badakigu orain izapidetze erraztu bat eskura daitekeela baina hala ere pertsona askok ez dakite nola bete behar dituzten eskakizunak

ez dutenak eta gauza bat dela edo beste bat dela osasun sailak koordinaketa laguntzetarako bideratzen dituen milioiak gero eta gutxiagoak dira

eusko jaurlaritzak hemezortzi milioi euro bideratu zituen eta aurten zazpi milioi diru lerro hori gero eta txikiagoa da urtez urte

eaen bizi diren langabetu zein diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dituzten pertsona guztiei tratamenduari

laguntzera sarbidea emateko asmoz bai orain arte pentsionisten inguruan aritu gara gure interbentzio osoan zehar baina zoritzarrez egun hainbat herritar egoera zaurgarrian aurkitzen dira gure artean

diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak adibidez eta diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonen artean zoritzarrez batzuek enplegua dute baina

ez duela bermatzen pobrezia egoeran ez egotea eta pertsona horiei begira ere proposatzen dugu hau guztia hori da laburbilduz gaur planteatzen duguna beste aldetik elkarrekin podemosek aurkeztutako gehitzeko zuzenketari

ez da txorakeri bat finantza plana izatea jakiteko zein den aurreikusi behar den diru kopurua edo zein den onuradun berrien kopuru zehatza uria jaunak

nahiz eta erdibidekoan bere zuzenketa ez agertu beraz eskertzekoa da bai akordioa lortu duguna bai elkarrekin podemosen jarrera txalotzen dugu gaur

eta aldi honetan talde popularra bere bakardadean geratuko da

ppren errege dekretu hori noiz bertan behera geratu esperantza inoiz ez da galtzen eta arreta gehiagoz espero dugu laurehun eta berrogeita zazpi barra bi mila hamairu dekretuaren aldaketa ia

lortzen dugu madrilgo gobernuak behin eta berriz ezartzen dizkigun murrizketei aurre egitea

hemen ez genukeela ez dekreturik ez neurririk onartu behar euskal herrian buru jabetza osoa izango bagenu gure baliabideak gure botikak askatasun osoz
kudeatzeko eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea
zuzenketa aurkeztu dituzte taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos uria jauna

gracias eskerrik asko uria jauna euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarreko mahaiburu andrea arratsalde on sailburuak eta legebiltzarkideak eskerrak eman nahi dizkiet gaurko bitarteko zuzenketa hau sinatzen dugun taldeei akordioa lortzeagatik

lanarengatik lana eta borondatea gure proposamenak berrirakurri berridatzi eta

ganbara honetan lehenago ere esan izan dugunez euzko abertzaleen taldea ez dator bat espainiako gobernuaren hamasei

gure ikuspuntutik dekretu horrek gure jaurlaritzaren konpetentzien kontra egiten du eta gainera guk onartzen ez ditugun eraginak

osasun sistema publikoan guk hori ere ez dugu onartzen

eh bilduk bere legez besteko proposamenaren hausnarketan esaten diren zenbait aipamen zehaztu nahi izango nituzke

se han mostrado disconformes en más de una ocasión eta honen harira esan beharra dago euskadin inork ez duela tratamendu medikorik utzi behar medikazioa ezin ordaintzeagatik

zein beste edozein herritar izanda ere osasun sailak osakidetzako profesionalek ezarritako tratamenduak paziente orok

eta euskadik espainiako estatuak eta euskadik zorionez ez daukagu

guretzat osasunaren zaintza gizarte aurreratuaren ardatzetariko bat da biztanlegoaren bizi kalitatean kohesioan eta ekitatean daukan eraginarengandik orain arte ere

lortu dugu guk euskadik ez dugu osasun arloan duen zorra sortu ez horixe hemen biztanlego osoak osasun zerbitzu publiko unibertsala kalitatezkoa eta doakoa izatea gure aurrekontuekin lortzen dugu gure biztanlegoaren diruarekin eta biztanlego guztiarentzat jarrai dezagun ba aurrerantzean ere gure sistemaren defendatzen eta bitarteko guztiak ahaztu ditzagun elkar akordioan den bidez guztion onurarako eskerrik asko

eskerrik asko sagardui andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

berriro gai honi buruz eztabaidatzen dugu legebiltzar honetan esan behar dugu nola aurreko legealdian

honi buruz legez besteko proposamenak eztabaidatu genituen interpelazioak egin ziren sailburuaren eta gobernuaren agerraldiak

afirmazio batekin hasi nahi dut nire diskurtsoa nire interbentzioa esanez gure sistema eredu bat dela mundu

baizik eta hainbat erakunde munduan zehar bueno nuevamente hablamos del copago

unibertsala eta dohainik izatea sin duda

ongizate sisteman aurrera egin behar nahi ezinbestekoa da egonkortasuna bermatzen dituzten neurriak bideratzea beti ere herritarren osasun eta babesa mantenduz por lo tanto

del texto aprobado besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea erantzunen txandara pasatuz eh bilduren

jasotzen ez duten pertsonak euskadiko osasun sistema bermatzaile gisa duten banako osasun txartelaren titularrak badira eta guk esaten dugu

araban bizkaian eta gipuzkoan bizi diren langabetu zein diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dituzten pertsona guztiei

eskerrik asko blanco andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria uria jauna zurea da hitza

más frágiles mayores más enfermos eskerrik asko eskerrik asko uria jauna euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak sagardui anderea zurea da hitza

garrido andrea nik sentitzen dut baina ulertzen dut zuk ezin izatea gaur hemen gurekin bat etorri bi mila hamabiko

dekretu hori defendatu behar duzulako baina nik berriro ere gogoratuko dizut

euskadin osasun zerbitzu publikoa daukagula biztanlego guztiarentzat eta

inork ez dezan bere tratamendua utzi ekonomia arazo horiengatik

izateko eta mantentzeko sostengarritasunez

konparaketa eta esan dituzunak ez ditut kontra esango baina ez nator bat ez daukagu sistema berdina eta euskadin eta nik hemengoa guk hemengoa hobetzen jarraituko dugu baina hemengotasunetik hasita ez estatuko sistematik hasita

blanco andreari ez zen nire asmoa zuzentzea zure

hausnarketa ipintzerakoan baizik eta zenbait gauza zehaztu behar zirelakoan nengoen bestela

kanpo beharrezkoak diren hainbat tratamendu eta nik uste dut

osasuna moldaketa horiekin medikamentuetan eta esan bezala

osakidetzako mediku guztiek profesional guztiek beharrezkoak ditugun farmazeutiko produktuak baditugula eskuragarri kalitatez

nola ez naiz etorriko bat nola ez da gobernua bat etorriko guztiontzako onuragarria dela hainbat eta hainbatez behar duen biztanlego

bere osasuna ondoen zaintzeko hori da gure asmoa eta horretan aurkitu egingo gara beti nik ulertzen dut uria jauna gaurko gizarte digitalizatuan

baina horrek ere esan beharra dizut erabiltzen ditugulako ezagutzen dugula

eta bakoitza zer jasotzen eta zer jasotzen ez dituen horretarako egin behar duguna da ba elkar banatu datuak eta gero elkarlan egin datu horiek ez eskatu egin dadila hau beste hau eta beste zer hori

osasun arloan gure herrian eta zeinek jaso dezaten gauza bat eta zeinek ez eta zein neurri ezarri behar zaio aste honetan bertan ere gainera osasun saila sailburuak osakidetzan bide berriak digitalizazioaren bide berriak gauzak errazteko ba ipini ditu martxan app berri bat

eta etxetik bertatik gure osasunarekiko garrantzizko

ezagutu dezakegu ez bakarrik berak ezagutu dezala baizik eta konpartitu gure profesionalekin eta hori azkena izan da baina horren aurretik beste hainbat

aurrerapen onura osasunaren zaintzan erabiltzeko asmoz istorio klinikoan digitalizazioan istorio horien digitalizazioan emaitzen digitalizazioan telefono bitarteko kontsultetan baina honetan ari garen gai honetan

eta arazoa ez dago berriro esango dizut baliabideetan

legeetan dago lehen aipatu dut eta edonola ere esan beharra dago laguntza eskabidea

da eta erraztu egin da moldaketak egin dira atera zenetik gaurkora gaixoei eskabidea errazteko

prest gaude hori zabaltzen jarraitzeko gure profesionalek hori gogoratuarazteko guztiei ezagutzera eramateko horretan ikusi egingo gara eta

baina gogoratu dezagun gaur egun behin eskatu duen orok bakarrik izen abizena ipinita eta sinatuta lortzen duela

ezta ere gure biztanlegoa euskal herrian orotara begiratuta horren

gure biztanlegoa heldua da laguntza behar duena jaso egiten du gure anbulategietan gure ospitaletan gure erizainengandik

eta jasotzen jarraituko du ez da hori izango oztopo jendeak eska ez dezan eta jaso ez dezan bere diru laguntza

eskerrik asko sagardui andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko garrido andrea eztabaida amaitu denez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

contra beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

eta erreparazio plan bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da lópez de ocariz andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko lópez de ocariz andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna

y que debe ser abordado con seriedad eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriro mahaiburu andrea aldi honetan talde popularrak ekartzen digun legez besteko proposamena amiantoak eragindakoentzako jarduera

egiteari buruzkoa da hain justu orain dela urte bat aurkeztu zigun ekimen berbera

aurkeztu ditugun zuzenketak berberak dira baita ere salbuespen bat dago legegintzaldi honetan elkarrekin podemos ikuspuntu berriarekin kontatzen dugu pasaden astean bai madrilen egin ginen estatu gorte nagusietarako lege ekimena baliatzeko lege proposamena

buruzkoa aurkezteko poz pozik ia bigarren saialdian

lortzen dugun baina hori eginda dago jaun andreok eta kuarentenan utzi behar dugu madrilen eztabaidatzeko aukera heldu arte lana

madrilgo teilatuan madrilgo zelaian dago

amaitu denik partidua jokatzen da berriro aldi honetan etxean eta guk beti esan dugu erantzukizunak banatuak izan beharko

estuviera protocolizado por este gobierno gaur beti bezala ezin ahaztu gaixoak jaun andreok daudenak eta agertuko direnak gaur ezagutzen ditugun baino askoz gehiago kaltetu gehiago egunero gaixotasun profesionalaren errekonozimendua lortzeko borrokatzen dutenak

borrokatzen dutenak eta kalte ordaina jasotzeko erreklamazioa eskatzen

eta hori guztia euren bitartekoekin egiten dute zintzotasunez jokatu nahi badugu onartu behar dugu ponentziaz gain lege proiektu horrez gain gutxi lortu dugula

ikerketaren inguruan asko egin dezakegu eaen pasaden astean madrilen kaltetu batek aipatu zuen ikerketaren garrantzia eta momentu horretan etorri zitzaidan osalanen diru laguntza eta bere garaian hasitako ikerketa proiektua hor eskumena geneukan eta zoritzarrez proiektua

uste dugu institutu horrek kontrolatu behar lituzkeela erregistroak

arduratu behar lukeela adibidez zentro eredugarri bat izan behar luke bilduko lituzkeena kontrol lanak egiteko besteak beste viendo ahora la

eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria sánchez andrea zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi aurreko mendeko hirurogei hamarkadatik

amiantoa modu masiboan ekoiztu eta merkaturatu zen produktua ekoiztea eta saltzea

baimenduta egoteaz gain ia ia produktu magikoa ere aislante ezin hobea zen suaren aurkakoa

hasiera batean ez ziren ezagutzen bere esposizioak eragin zitzakeen kalteak

un gran avance eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna erantzunen txandara pasatuz

con la cuestión del amianto eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna eh bilduk ez du hitzik hartu behar eskerrik asko
euskal sozialistak bai sánchez andrea

del amianto de los trabajadores expuestos nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna eztabaida amaitu denez

euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hogeita bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa